gai zerrendako bosgarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena elkarrizketa soziala instituzionalizatzeko dekretuari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den casanova jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

arratsalde on guztioi gaur elkarrizketa mahaia lan harremanak lan mundua dugu baina uste dugu gaiari heldu baino lehenago sarrera moduan kokapen moduan testuinguru sozioekonomikoaren inguruan hausnarketatxoren bat ere egitea egokia dela gaur egun daukagun elkarrizketa mahaiaren proposamena euskal lan munduaren errealitatea eta orokorrean gurean dagoen egoera sozioekonomikoa ezin delako azaldu

ez gaude krisian ofizialki formalki teknikoki aspaldi krisia gaindituta dago bi mila hamabostetik barne produktu gordina hazten ari da beraz teknikoki

krisian ez gaude hala eta guztiz ere gauzak orokorrean eta jende askorentzat hobera egiten jende asko oraindik gaizki pasatzen ari da jende asko eta asko ez du berreskuratu ere krisi delakoaren aurretik zeukan

bat baino bizi izan dugula trantsizio bat eta trantsizio horrek ekarri gaitu berri batera honek esan nahi duena da hazkunde ekonomiko hutsarekin ikusten den moduan ez garela itzuliko lehengo errealitatera

trantsizio bat egon da eta errealitate berri baten aurrean kokatuta gaude

shock doktrinaren aplikazio paradigmatikoaren ondorioz inposatu dira neurri batzuk errealitate berri honetara ekartzeko birbanaketaren mekanismoak erasotuak izan dira desorekatuak izan dira

gutxien dutenek orain gutxiago dutela gehien zeukatenek orain gehiago daukatela egunero ikusten ditugu berriak azaltzen digutela nola super aberatsen zenbakia biderkatzen ari dela bien bitartean jende asko jarraitzen du krisi garaian bezain

birbanaketaren tresna horiek fiskalitatea edo soldatak erasotuak desgastatuak eta neurri batean ere antzutuak izan dira austeritate neurriak hartu dira kontrarreforma fiskalak egin dira eta lan merkatuaren erreformak egin dira orokorrean

eta gurean eta horrek guztiak sortu du errealitate berri hau eta errealitate berri horretan jende asko gaizki pasatzen ari da eta errealitate berri horretan lan merkatua eta lan harremanak eskasak dira lan merkatuari dagokionez enplegua sortzen ari dela enplegua sortzen ari da hemen enplegua sortzen da gure inguruan enplegua sortzen ari da herrialde ekonomikoki garatu guzti guztietan

baizik eta ziklo ekonomiko orokorraren inertziaz edo bultzadaz baina enplegua sortzen den enplegua hemen da gutxi eta kalitate orokorrean gobernuak ospatzen du ehuneko hamaretik behera pasa garela langabezi tasari dagokionez ez digute kontatzen berrogeita bi mila pertsona gutxiago daudela lanean krisiaren

ez digute kontatzen ere europa txapeldunak garela baina desenpleguan eta tasa hauek hobera egin arren direla onartezinak eta munduko altuenetarikoak behintzat ekonomia garatuei ez digute kontatzen ere gazteentzat egoera are okerragoa eta gure

mailakoak direla benetan munduko altuenetariko bat

handi batean langileen ehuneko hogeita hamara dagoeneko behin behineko lan bat dauka rotazio tasa altua da jendeak dauzka lanbidetik pasatzen den jendea

zortzi kontratu urteko aldi baterako lan jardunaldia igotzen ari da dagoeneko langileen ehuneko hogeita zortzi behin behineko lana dauka

desberdintasuna gizonezkoen ehuneko hogeiak aldi bateko jardunaldi batean dago

berrogeira igotzen da hor ikusten dugu genero arrakala mantentzen dela

aldi bateko lanari dagokionez eta orokorrean lan baldintza eskasagoak izateari dagokionez lan istripuak ere igotzen ari dira

lan istripuen hazkundea enpleguaren hazkundetik askoz gorago dago ehuneko hogeita zazpi igo dira lan istripuak urteko lehenengo sei hilabeteetan eta zuzenean legebiltzar honetan consejo

presidenteari galdetu genionean nola interpretatzen zuen datu hau berak esan zigun pertsonal mailan eta kontseilua inplikatu gabe iritzi horretan uste zuela argi zegoela prekarietateri lotutako datu bat zela eta azterketa horrekin sindikatuak eta noski eh bildu ere bai prekarietatearen ondorioz lan istripuak biderkatzen ari dira negoziazio kolektiboari dagokionez

igo egin dela eta poliki poliki hobetzen ari dela maila horretan

oso altua langileen artean lan hitzarmen baten babesa ez daukana eta beste gauza bat esan behar dugu lan hitzarmenen sinatze kopuru

kontsentsua dela historiaren motorra baina ikusten dugu lan hitzarmen gehiago sinatzen ari direla langileek greba kopurua biderkatzen ari delako

igoera eta lan hitzarmenen sinaduraren ondorioz beraz patronala ez dago mugitzen ez dago mugitzen hitz politak entzun ondoren baizik eta

prekarietatea hor dagoela langabezia tasa hor dagoela gazteen egoera emakumea lan istripuak egoera oso larri bat dagoela eta egoera horren atzean neurri handi batean dagoela negoziazio kolektiboaren suntsipena eta horren atzean badaude noski madrilgo gobernuek egindako erreforma laboral batzuek

negoziazio kolektiboa gelditzeko eta horren ondorioz neurri murriztatzaile horiek bai eskubideena bai soldatena aplikatu ahal izateko

inposatzeko lan baldintza prekario horiek eta soldaten izozte hori eta

behin eta berriro aterako dut argazki hau gobernuak egiten duena da patronalarekiko menpekotasuna behin eta berriro erakustea bat egitea eta gehiengoen beharrei bizkarra ematea gobernuarekin behin eta berriro biltzen dena da lan baldintza kaskartze prozesu orokor hori bultzatu duena

eta zuek zuen gobernua hauekin egunero morroitza eta menpekotasuna erakusten du nik ez dut ukatuko gobernu batek patronalarekin harremanak izateko daukan eskubidea are gehiago esango nuke

harremanak izatea eta gainera bilatzeko ahalik eta onenak izatea baina era berean eskubidea eta betebeharra badauka ere patronal horrek marra gorriak gainditzen dituenean patronal horren aurrean planto egiteko eta esateko nahikoa dela lan baldintza hauek ezartzeaz nahikoa dela soldatak izozteaz nahikoa dela negoziazio kolektiboa geldituta mantentzeaz eta gobernuak ez du hori egiten lerrokatzen da behin eta berriro patronalarekin eta bien bitartean herri honen sindikatu nagusiekin

onak ez direla harremanak ez dira existitzen ere gobernu honek hautsita ditu harremanak herri honen lehenengo sindikatuarekin

eta beraiekiko interlokuzio eta errespetu harremana bilatu ordez egiten ari dena da zubiak eraiki ordez

ari ahulak saltaraztea saltaraztea saboteatzea

elkarrizketa maila instituzionalizatzeko egin duen proposamenarekin eta gainera ezin du inozentea izan nik uste dut proposamen hori egin dela hain zuzen ere sindikatu hauekin sindikatu nagusiekin euskal gehiengo sindikala osatzen duten euskal sindikatuekin

izan dela bestela ezin da hain gaizki egin eta nahita egin da harremanak apurtzeko elkarrizketa saiakera minimorik ere ez delako egon elkarrizketa mailan badaude sindikatu nagusiak parte hartzen ez dutenak eta bere parte hartzea bilatu ordez

inolako gonbidapenik dekretu horren diseinuan eta ez zaie inolako aukerarik

bai eman zaie alegazioak egiteko legeak markatzen duen tramitearen aukera eman baina dekretua ateratzen da uztailaren amaieran

alegazioak egin behar dituztela eta hori ebidentea denez ekarpenak lagundu ordez ekarpenak ekiditu edo zaildu egiten du eta guztiz ere elak eta labk egin zituen ekarpenak

ezetz esan zaie incluso alegazioak aurkeztu ondoren jatorrizko zirriborroan agertzen ziren gauza batzuk okertu egin dira

elkarrizketa mailan dekretuaren arabera funtzionamendu ez demokratiko bat inposatu nahi duela

aintzat ez direlako hartuko sindikatuak kritikatu zuten zirriborroan planteatzen zen erabakiak hartzeko metodologia

baldintza eszepzional horiek zeintzuk izango ziren eta gobernuaren erantzuna izan da txanoa kentzeko modukoa txapela kentzeko modukoa berregiten da artikulua eta egiten den gauza bakarra da kentzea salbuespen moduan hau da

jotzen da sindikatu bakar batekin mahaiak akordioak hartzea eta horrek suposatzen du benetan edozein funtzionamendu demokratikorako

parte hartuko dutelako momentuz gutxiengoan dauden bi sindikatu bien artean

hogeita hamararen bozka dauzkate baina ehuneko hamara ordezkatzen duen sindikatu batekin mahai honek akordio bat ontzat eman dezake

hitz egitera pedro sánchezekin transferentzien inguruan eta pedro sánchezek esaten diola

ez da beharrezkoa zurekin hitz egitea akordioa egin dut legebiltzarrarekin eta legebiltzarrak esaten dit

legebiltzarrean pprekin akordio batera heltzen naiz beraiek ordezkatzen duten botoen ehuneko hamara baina nik ontzat ematen dut eta hori izango da euskaldunon ordezkaritzaren

baina mundu sindikalean nahi duzuena da ehuneko hamara ordezkatzen duen batekin

oniritzia akordio batean eta hori antidemokratikoa da eta normala denez normala denez sindikatu nagusiek esan dute baldintza hauetan

beraiekiko harremana historikoki bazen zaila baina planteamendu honetatik sindikatuak ez da ez dutela eseri nahi mahai horretan es que zuek kanporatzen dituzue gutxiesten duzuelako langileek

ordezkaritza demokratikoki aukeratzeko horregatik esaten dugu akordio hau edo dekretu hau ez dela demokratikoa langileen bozkak ez dituela aintzat hartzen eta berdin baloratzen duela langileen ehuneko berrogeia ordezkatzen duena edo ehuneko hamara

ez da benetan benetako arazoen inguruan akordio eta aurrerapenak bilatzeko marko bat baizik eta gure ustez bilatzen duena da

elkarrizketa sozialaren zigilua jartzeko tresna bat eta bilatu duzue eta gainera justifikazioan dekretuaren justifikazioan argi eta garbi esaten duzue

nahikotzat jotzen dugu alde bakar bateko sindikatuen

aldeko bozka akordioak errazagoak izateko hombre errazagoak izango dira noski baina ez demokratikoak eta ez dute isladatuko benetan euskal langileon borondatea

elkarrizketa mahaiaren zigilu soziala jartzea zuen gobernua eta confebaskek lortutako eta martxan jarriko dituzten politikak gero hitz egingo dut erabakitzeko eskubideaz lan merkatuan bizi dugun egoera kritikoaren atzean

hemen herri honetan erabakitzeko eskubiderik eza baita ere gure lan merkatua eta lan harremanen inguruan baina amaituko dut esaten dekretu hau erretiratu behar dela gobernuak dekretu hau erretiratu behar duela eta benetan zerotik erlojua zeroan jarri

jartzen eta benetan elkarrizketa soziala ezin duela bizkarra heman langileen gehiengoa ordezkatzen duten eragileei bestela ez gaude benetako elkarrizketa sozialaren aurrean baizik eta elkarrizketa sozialaren antzezpen baten aurrean

justifikatzea beste helbururik ez daukan eszenifikazio baten aurrean eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos garcía andrea zurea da hitza

mila esker eskerrik asko garcía andrea euskal sozialistak castelo andrea

eskerrik asko castelo anderea euzko abertzaleak aiartza jauna zurea da hitza

lehendakari sailburua legebiltzarkideok arratsalde on denoi akordioa eta

hitz hutsak elkarrizketa sozialaren alde gaude sinesten dugu gizarte eta laneko harremanetan benetan inportantea da elkarrizketa soziala eta hortik gure konpromisoa elkarrizketa soziala bultzatzea

gobernu akordioan jasota dago orain dekretu baten bidez elkarrizketa soziala erakundetu nahi dugu

legebiltzar honek maiatzaren hamarean

beti egon gara hor eta hor jarraituko dugu eragile bakoitzak bere

du baina horrek ez du esan nahi kontrajarriak izan behar direnik elkarrizketa beharrezkoa da eta badaukagu horretarako lekua indartu dezagun

no creo que sea tan complicado eskerrik asko eskerrik asko garcía
anderea euskal sozialistak castelo anderea zurea da hitza

eskerrik asko castelo andrea euzko abertzaleak aiartza jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

hemezortzi boto aldekoa berrogeita bost contra hamar abstentzio beraz ez da onartu jatorrizko testua jarraian elkarrekin podemos taldearen osoko zuzenketa bozkatu dezakegu

elkarrekin podemosen osoko zuzenketa eta azkenik euzko abertzaleak eta euskal sozialistak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa treinta y seis contra beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa

udal euskaltegien sareari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen

arratsalde on ordutan tokatzen zaigu hitz egitea orduan ez naiz asko luzatuko

proposamena hona ekartzen duguna erraza da motza zuzena

euskaltegien inguruan hitz egiten dugu publikoak diren euskaltegien inguruan hitz egiten dugu eta udal euskaltegi berrien sare bat

eskatzen dugu eskari nahiko duten udalerrietan eta eudelekin batera eginez gainera ikusita desoreka bat dagoela

arabako lurraldeari arreta berezia jarriz

udal euskaltegien sareak ditu hogeita hemezortzi zentro gainera ikusten da

ausentzia deigarri bat bilbon eta donostian ez daude udal euskaltegirik eta presentzia oso

daukate araban hamarkada hauetan zehar helduen euskalduntzearen esparruan garatu duten lan garrantzitsuak

aski ezaguna da euskaltegi batean matrikulatzeko kostu ekonomikoek

ez dutela inondik inora ahalbidetzen hain zuzen euskara ikasteko interesa dutenek egiteko aukera izatea hau da ereduaren inguruko eztabaida bat da

eta aurkeztu dugu beti aurkezten dugu zuzenketak aurrekontuetan egaren doakotasunaren inguruan

nabaria eta kontutan hartzekoa da bai hiriburuei dagokienez hau da bilbo eta

eta gainera ikusita arabako lurraldeari dagokionez udal titulartasuneko zentro bakar bat

kasu honetan euskara ikasteko zentro publiko hurbil bat izateko zailtasunak handiak dira beraz

indartzeko da indartu egin behar da ezinbestean

sare publikoa sortzen eta handitzen

euskaraldiaren barnean gaude hamaika egun hartu ditugu

ondo da guretzat euskararen inguruko apustua egitea baina

baliabide gehiago behar direla euskara sustatzeko eta baliabide horien artean baliabide publiko hauen barnean udal euskaltegiak

ardatz izan beharko litzateke argi dago gaur egungo eskaintza ez dela nahikoa eta udal euskaltegi gehiago behar dugula

duela denbora asko dakigu ez dela nahikoa doakotasuna izateko

ezer egin azken urteotan sare hau zabaltzeko zergatik ez daude baliabide gehiagorik sare hau zabaltzeko publikoa den sare bat euskara ikasteko

sartu dugu aurrekontuetan ega arte ikasteko

hizkuntza eskubideak bermatu nahi baditugu berriro esango dut baliabide publikoak beharrezkoak dira eta hemen azkenean

publikoaren inguruko gauza bat da borondate politikoaren inguruan horregatik

nire taldeak elkarrekin podemosek ez dugu sinatu gaur beste taldeok sinatu duten erdibidekoa

gure bozka erdibideko horretan abstentzioa izango da

elkarbanatzen ditugulako beste batzuetan ez gaude hain ados baina

geure legez besteko proposamenaren zentzua beste bide bat hartu nahi duena da hau da guk ez diogu uste dugu eztabaida batzuk nahastu egiten direla eta bueno hor erdibideko horretan sartzen diren elementu asko

gure proposamena oso sinplea da emaitzak eta ebaluazio sistemak ezagutzea eta ikertzea ondo legoke erdibidekoak esaten duen bezala

bilatu egiten duena are gehiago zergatik ikerketa horiek eta legozkien gastua

zer nolako lotura daukate argi ikusten dugu honetan beste behin

eskatzea jarraitzen du izaten modu eraginkorrena

eta modu eta zentzu zuzeneko neurriak gainera jarraitzen badugu hurrengo puntuetan

euskaltegi publiko eta pribatuen inguruan nik lehen

hezkuntza publikoa defendatzen dugu esparru guztietan eta noski ere helduen euskalduntze prozesuan eta hor zentratu nahi dugu gure proposamena horrek suposatzen du

euskaltegi publiko gehiago egon behar direla eta gaurko eskaintza ez delako nahikoa esan dudan bezala hori da gure proposamenaren zentzua nik ez dut ahaztu nahi euskaltegi pribatuen lanaz

lana baina gure apustua hezkuntzarako eta baita

sare publikoa da eta hori da gaur hemen mahai gainean jartzen duguna beraz horregatik

ez dugu atsegin ezta ere erdibidekoan agertzen den bigarren puntuan nola

nola nahasten dira kontzeptuak guk bilatzen duguna

hartzen duelako beraz nik eskatuko nizueke talde orori gure proposamena bozkatzeko zentzu batean doalako zentzu zuzen eta argi batean doalako

botako dizkizuet ea udal euskaltegi berriak ireki nahi dituzuen ea araban dagoen desorekarekin bukatu nahi duzuen eta ea hezkuntza publikoaren lehenesterekin bat

eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

martínez jauna joango naiz galderak banan banan erantzuten

historia eta gaur egun helduen euskalduntzearen

dugun egoera zein den deskribatzen denok badakigu zer dagoen baina ikusteko egiten duzuen planteamendua

egokia eta ez datorrelako bat gaur egun bizi dugun egoerari erantzun ahal izateko helduen euskalduntzearen esparrua

eremua esparrua ere gure historiaren beste adibide bat da gure historiaren erakusle eta adibide

dugun anabasa gure historiaren emaitza da

helduen euskalduntzean ba da anabasa eta egin behar duguna da diagnostiko on bat eta hasi anabasa hori ordenatzen arautzen eta konpontzen euskal herriko kultural

oinaztarren eta ganboatarren ba leiaren kultura da

helduen euskalduntza eta euskaltegien eremua gauza on guztiekin eta gauza txar guztiekin zeren gauza onak ditu eta gauza txarrak ditu

sare publikoa eta sare pribatua baina sare publikoan ere ditugu

euskaltegiak udal euskaltegiak eta hizkuntza eskola ofiziala horrez gain ere irakasleak euskalduntzeko programa daukagu eta hezkuntzaren baitan ere ega daukagu hezkuntzatik kudeatzen dena zeren irale programa hezkuntzatik kudeatzen da

kudeatzen da euskaltegia kulturatik kudeatzen dira

helduen hezkuntza ere badaukagu euskara bertatik ere irakatsiz eta hori guztia gutxi balitz

ditugu helduen euskalduntzera bideratuta nahiz eta ikuspegi pedagogikotik eta didaktikotik bi sareak antzeko parametroetan

gainbegiratzen dituelako baina diferentzia ere nabarmena da

baldintzetan eta baita baldintza profesionaletan ere beraz daukagu

barruan irizpideetan nork kudeatzen duen baldintzetan eta abar eta abar dugun anabasa da

sektoretik eremu guztietatik zerbait eskatzen baldin badigute da anabasa hori konpontzen hastea eta ez duguna egin behar da

sektore honetan nik dakidanez eta agian okertua nago guztiz nahastua nago baina sektore honetan sareen artean ez dago konfrontaziorik beraz ez duguna da konfrontazio bat sortu behar ez dagoen tokian eta beraiek sektoretik eskatzen direnean

gure historiaren emaitza eta ondorioa esan dudan bezala gure kulturan hain errotua oinaztarren eta ganboatarren lehia kultura

eta horrek ez du lagundu ba ez du lagundu

eskubidea bermatzeko ez du lagundu euskalduntzearen eraginkortasunean ez du lagundu eta guztiok pairatu ditugu

albo kalteak eta pentsatu nahi dut pentsatu nahi dut gure herriaren historia atzean geratzen ari den heinean

esparru honetan ditugun arazoak eta egoera ere konpontzen joan behar garela aurrera egiten dugun heinean eta poliki poliki joan behar garena da esparrua ordenatzen irizpideak bateratzen

sakontzeko eta abar eta abar baina batez ere herritarren euskalduntzea bermatzeko eta herritarrok dugun euskaraz jakiteko eskubidea

ginateke irizpideak bateratzea diru laguntzak bateratzera irakasleen

eta baldintza profesionalak homonolagatzera eta guzti horretan

erantzunik gabe eta erantzunak bilatu behar ditugu guztion artean eta batez ere esparruko eragileekin

dagoen bezala egonda euskaltegi berriak egiten ez dauka bururik beste sare bat sortu behar dugu ikusita gainera zein den egoera goazen

ditugun zuzenketak eta ekarpenak eta egin den erdibidekoak ez daukala zerikusirik bai dauka zerikusia da sektorea eskatzen ari dena eta

jarri beharko ditugu baina lehenengo a ver goazen mapa bat egitera goazen irizpideak bateratzera goazen arautzera goazen aurrera egitera eta daukagun anabasa horri konponbide bat egitera eta gero mapa horretan behar baldin baditugu

bestelako baliabide batzuk ezarri beharko dira eta benetan oso eskertuak gaude ekarri duzuelako eztabaida hau gaurko

eztabaida hau zuzenean lotuta dago aurreko astean eztabaidatu genuen lege proposamenarekin zeren lege proposamen horren garapena

hemendik joan behar da eta eskatzen du eta guk ere helburu horrekin

guzti hori bateratzea bateratzea eta noski diru publikoarekin egiten da erantzukizun publikoarekin egiten da

bidean eta eskubide baten egikaritze bidean lehentasuna publikoa izan behar denean

diru publikoarekin erantzukizuna publikoa delako eta hor azkenean eskubideak daude baina erantzukizunak ere badaude baina ez duguna egingo da etxea teilatutik hasi

etxea teilatutik ezin dugu hasi horregatik iruditzen zait

aurrekari batzuk daudela eta guzti hori dauden galdera guzti horiek erantzun behar ditugula sektoreko eragileekin batera eta ezin duguna da

esparru pribatuko euskaltegietako ordezkariak eta guztiokin egon ziren beraien iritzia ezagutzen dugu eta beraiek ere prest daude bide honetan aurrerapausoak emateko eta guztiok behar beharrezkoa dugu eraginkortasunean irabazi ahal izateko orduan iruditzen zaigu ezin garela hasi planteamendu bat egiten goazen euskaltegi berriak eraikitzera

jakin gabe zer daukagun anabasa hori

gainera sektoretik dagoen aldarrikapen hori erantzun

sekuentsalizazioa garbia izan behar dela eta ordenatua izan behar dela zeren esan dudan bezala hainbat galdera ditugu galdera guzti horiek erantzun behar ditugu baina ez guk guztion artean erantzun behar ditugu alderdien artean baina sektoreekin

helduen euskalduntzea antolaketa administratibo bakarrean antolatu behar da adibidez jaurlaritzan kokatu behar da eta udal euskaltegien

jabe izateari o sea udal euskaltegiak jabe izateari utzi behar diote edo

plantea ahal daiteke udal euskaltegiak desagertzea eta hizkuntza eskola ofizialak izatea euskalduntzeko eskaintza publikoa egingo dutenak ez dakit

baina hori esparruko eragileekin egin behar dugu eta horretarako beharrezkoak ditugu esku artean azterketak izatea eusko jaurlaritzako zein sailak hartu behar du helduen euskalduntzea kulturatik

banatuta dago edo bakoitzak zein paper jokatu behar du horretaz ere eraginkortasunean irabazteko hitz egin beharko dugu ez dakit makina bat galdera

erantzutea guztion artean eta guztiok erantzun beharrekoak

benetan nahi baldin badugu aurrera egitea euskara jakiteko eskubidea bermatu ahal izateko eta iruditzen zaigu benetan gaurko eztabaida garrantzitsua dela eta aurreko astekoarekin lotuta dagoela baina erantzukizunez jokatu beharra dugula

arratsalde on denoi eta bueno has gaitezen a ver

bat dator erdi bidekoekin eta sinatu egin dugu

ez didazuela gaizki hartu esan behar dudana

hasten da zinegotzi bat izaten eta

orduan ongi konprenditzen duzu lehen mailako problema dugun problema lehen mailan eta nik uste dut hemen

baita psekoek gure jendea ere eta batzuk ere eh bildun

zinegotziak eta orduan ikuspuntu hori ezin dugu galdu

izan ziren zinegotziak zure taldean baina faltan somatzen da eta laga nazazu mesedez

nola zen laurogei urtetan hasieran genuen denok problema nahiko

orduan udalak hasi ziren denok ordenantzak egiten legea baino lehenago eta

eta ez zen benetan udal konpetentzia konpetentzia impropia zen

berdin zaigu jarri genuen euskaltegiak eta

irakurri zer jartzen da derrigorrezko txosten batean hau da txostena da

niveles institucionales de euskadi eta dakizu zer esaten den euskara arloa da

esan duenez hemen daukagu korapilo izugarri bat eta zuek esaten duzue

euskaltegi gehiago jarri dezagun es que horrela

tratatu gai hau oso nahasia dagoela eta korapilo izugarri bat dugula hor eta esango dizut beste gauza bat

udal euskaltegiak esango dizut badakizu

bi denboraldiak jartzeko tasak

ez duzu jakingo zeren eta zinegotzia izan behar da hori jakiteko eta hezkuntzako tasak

eta jartzeko euskaltegien tasak udalek ez dakite

emango dieten ez dakite eta

badute tasa oso handia habek esaten du diru horrekin

eta ez diete sosik ematen eta orduan baxuagoa

pagatzen du portzentai bat

udalek jarri behar dute mesedez gustatuko litzaidake zu ikustea

den gai hau eta hori garbitu egin behar dugu lehenbailehen orduan horregatik

azterketa bat egiteko a ver non gauden a ver nola izan den jarduera zeren ez dakit zuek badakizuen edo ez

ikasleek izan dira gutxienez gutxira gutxira gutxira gutxira horregatik zeren eta helduen gehienak

denbora pasa eta gero eta ikasle gutxiago dugu orain ez orain pixka bat altxatu da zeren eta

eta opera joateko bai euskaltegien

altuago joan da baina opeak bukatu eta gero

gutxiago eta gutxiago eta gutxiago eta orduan jakin behar dugu hori azterketa egin behar dugu hori jakiteko eta azterketa

zein diren ondo jakiteko eta jakiteko ere

dute kostatzen duena eta hori egin gabe ezin dugu benetan zure galderak erantzutea lehen zen a ver ea euskaltegi gehiago eraiki behar dugun pues ez dut ideiarik

azterketa hori eta ikusiko dugu gero zuk duzu araban bueno

azterketa hori eta erabakiko dugu eta sentitzen dut hirugarrena ez dut apuntatu baina badakit hiruak ziren

nik espero nuen a ver ubera andereak

bueno horregatik esaten dizut gu

eta kontrarioaz bai

sinatu dugun planteamenduarekin

nahi dugu azterketa hori zeren eta esaten dizut orain udalak

ari dira jartzen udalak ari dira jartzen

eta konpetentzia impropioa da eta hori garbitu argitu behar dugu horregatik sinatu dugu erdibideko bat eta noski nola sinatu dugun

eskerrik asko de bengoechea anderea euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu anderea labur labur egingo dut nik ez daukat zalantzarik intentzioa ona izan dela baina nik uste dut guri hilea baina askoz ere aurrerago

nik uste dut pasatako astean eztabaidatu genuen harira gauza asko erantzuteko badaukagula

instituzioen arteko elkarlana hori beti izan da eta euskararen arloan beti izan dugu elkarlana instituzioen eta eragileen artean baina

funtsezkoa da behar diren gauzak jakitea eta daukagun egoera jakitea eta nik uste dut gaur lortu dugun akordioa erdibidekoa horretara doala eta hori funtsezkoa da gero erabakiak hartzeko ezin ditugu erabakiak hartu lehenengo erabakiak hartu eta gero a ver

aintzat hartu genuen lege proposamen bat horretan ere dezente asko daukagu eztabaidatzeko ikusteko

aldaketak edo ez edukiko ditugun baina nik uste dut oinarria hor daukagula lege horretan daukagula eta egin behar dugun hausnarketa honetan ere ba hor emaitzak egongo dira eta horren arabera ba mapa edo

edukiko dugu nik uste dut emaitzak aztertu beharrezkoak diren gauzak

dauden moduan eduki baina nik uste dut egin behar den

pasatako astean ere euskaltegietako euskaltegiko pribatuetako ba errepresentazio batekin edo behintzat nik izan nuen aukera beraiekin egoteko eta beraien zalantzak ere

berba egin beharko dugu hor azterketa sakon bat egiteko aukera ere badaukagu beraz gure ustez

azterketa hau egitea guk proposatu dugun azterketa hau egitea erdibidekoa zabala dela uste dugu ez da halako gauza txiki bat baizik eta azterketa oso sakon bat

ikusteke daukagu sare berri bat edukitzeko aukera

zer nolako gabeziak ditugun zer nolako eskaerak ditugun hori ere aztertu egin behar da eta horren arabera erabakiak hartu

lortu dugun akordioarekin askoz ere zentzudunagoa delako uste dugulako eta
horri eutsiko diogu eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna

eskerrik asko legebiltzar buru andrea sailburu jauna legebiltzarkideok

izan genuen lehen irudipena izan zen nolabait

asteko lege proposamenaren bigarren zati bat jokatu nahi zela eta iruditu zitzaigun bazeuzkala hainbat arlo eta esamolde eztabaidatu edo argitu beharrekoak

gaia ezagutzen ez duen batek irakurrita ulertu ahal izango lukeena izango litzateke badaudela helduen euskalduntzearen arloan eskaerari

batez ere araba eta hiriburuak eta hori ez da egia argi eta garbi utzi beharra dago b bateren batek zalantzak izango balitu gaur eta atzo

eta egon den eskaera guztia atenditzen dela eta atentzio horrek arreta horrek babes publikoa duela bai udalen aldetik eta noski bai eusko

bereziki eta guzti hori zerbitzua

titulartasunetik haratago eta bat nator hemen esan diren hainbat gauzekin adibidez ez genukeela jo behar

arazo bat sortzera arazorik ez dagoen tokian

gure aitormena denei udal euskaltegi eta herri ekimenetik sortutako euskaltegiei eta halaber

euskalduntzeko apustua egin eta egiten dutenei

ez dutela ahalbidetzen hain zuzen ere euskara ikasteko asmoa dutenek dohaineko eran egin ahal izatea kostu ekonomikoei dagokionez egia esateko egun titulartasun jakin batek

ez da erabat gauzatzen publikotasunean doakotasuna baina

berriki izapidetzea onartu dugun lege proposamen bat daukagu

beharrekoak eta inola ere uste dut joan zen astean izan genuen prestutasuna kontuan hartzekoa dela laguntza publikoen sistema desberdinari dagokionean

laguntzak desberdinak direla baina hori jaurlaritzaren eskumenetatik haratago ere badago

kontatu behar izatea aipatzen den balizko lurralde desorekaren inguruan nik uste dut berriro ere

zuen diskurtsoan egia da araban udal euskaltegi bezala laudiokoa baino ez dagoela baina hori bezain egia da arabako koadrila guztietan daudela lehen aipatzen nuen babes publikoa duten euskaltegiak zerbitzua ematen dutenak eta hemen gure ustetan osagarritasunaren apustua egin beharra dago

aprobetxa genezake gure herriaren errealitatea horretan ere ezberdina baita eta ubera andreak aipatu ditu arrazoi historikoak sarritan entzuten eta ikusten ditugun adierazpen dogmatikoen aurrean gehiegitan

hezkuntza munduan euskalgintzan ere badugu herri ekimenez

sorturiko kasu honetan euskalgintzako mugimendua jabetzari dagokionez pribatua da ere pribatuei atxikitzen zaizkien izaera edo helburu horiek ez duena

errealitatea modu oso partzialean aztertzea delakoan gaude hortik osagarritasunaren irizpidea hitz eta esamolde larriagotan esanda horri elkarlan publiko pribatuaren premian gaude

eta hori babestu egiten da eta babes hori konpromiso baten isla da konpromisoa zenbakietan zehazten dena bi mila hemezortzi honetan eta kontuan hartuta euskaltegien arlo honek ikasturteari jarraiki dituela bere aurrekontuak eta eusko jaurlaritzari dagokionez euren soldatak ordaintzen dituela udal euskaltegiek bi mila hemezortziko azken hiru hilabetetik hasita eta bi mila hemeretziko lehenengo hiru hilabeterako

dakarte ehuneko bat koma bostetik ehuneko bi koma hogeita bostera igarotzen garelarik eta herri ekimenekoak ehuneko hirua ehuneko seitik ehuneko

horra proposatzen diren aurrekontuak onartzeko beste arrazoi eder bat gure ustetan eta esaten ari naizenaren aurrean errazena da esatea diskurtso auto konplazientea dela gehiegizko sinplekeria beharko luke bere burua indar politiko baten liderra den batentzat baina perkala ezagututa

eta nire kasuan aitzitik auto konplazentziarik inolakorik ere ez nik onartzen ditut hemen aipatzen diren bai anabasak kezkak

bisitatu gintuztenen kezka eta ekarpenak baina

ezelako azterketari ekitea egoera desitxuratu batetik

etxea teilatutik hastea lehendabizi hartu beharreko neurriak hartzeko lehendabizi azterketa bat

nik ez nuke alboratuko zuk proposatzen dituzun udal euskaltegiak sortu behar izatea ere edo ubera andreak berak beno aditzera eman duenez

eskema ere aldatu daiteke bai hizkuntza eskola ofizialen inguruan eta abar eta abar nik uste dut nolabait

zabalik dagoela baina lehendabizi datu

atera behar garela bestela uste dut oker joango ginatekeela edozein ondorio emaitza edo konponbide hartu behar delarik ere nik uste dut gaurkoan

akordiorako ahalegin berezia egin dugula pentsa honekin

duena aipatu da joan zen asteko eztabaida

egoeran suertatu ginen baina gaur gure taldeek eta gobernuak egiten duen ahalegina dela eta

akordioaren barnean gaude denok eta

ez dut ulertzen nola gelditu zareten akordio honetatik kanpo eta onartzen dena bi mila bederatzi bi mila hamar ikasturtetik gaurdaino izaera desberdinetako euskaltegi eta hizkuntza eskola ofizialen emaitzen azterketa ebaluazio bat egin eta habek giza eta ekonomia baliabideak izan eta kudeatu ditzan eskaintza egokiak gizarteratu ahal izateko asmoz kable batzuen araberako azterketa bat egin dezala eskatzen denean

aurre egiteko neurriak eskatuz eta hor da gure ustez bueno eszenategi zabala dagoen

baina lehendabizi lehendabizi azterketa lehendabizi datuak eta lehendabizi argazki osoa izan behar dugu

horren aurrean zuen jarrera ulertezina egin zaigula baina nik beti bezala nahiago dut positiboa nabarmendu eta akordiora iritsi garen taldeon jarrera azpimarratu eta berriro ere

gure betiko prestutasuna adierazi baita zuek ere etorkizun hurbil batean akordio baten inguruan

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna erantzunen txandara pasatuko gara elkarrekin podemos martínez jauna zurea da hitza

eztabaidaren mahaiak holan eskatzen duelako de bengoechea andrea eta baita ere

kondeszendentzia tonua kanpoan uztea eta hau da klase magistralak unibertsitatean

gu ez gara hogeita hamar urtetan

politikan baino beno prestatzen gara irakurtzen badakigu diagnostikoak

asko daude asko daude mapak asko daude ere asko egin dira

ia berrogei urtetan erakundeetan eta erakunde honetan

ez dira egin horrelako mapak hala ere

gure ekimenaren bidea ez da gaur erdibidekoan hartu den bidea esan nahi du horrek eztabaida ez dela beharrezkoa o galdera asko erantzuteke ez daudela bai

eztabaidak izan behar dira eztabaidatu dugu

duela urtebete baita ere eta guk beti argi esan dugu

heltze arte beharrezkoa dela doakotasuna baina nik ez dut uste

berriak irekitzeak beharrezkoak diren lekuetan egiten duenik hemen zuen ekimenean agertzen den

ezin dugu itxaron

konpromezu tenporalarik ez duen estudio batzuentzat

itxarotea ezin dugu eta oraindik jarraitu ere ez bermatzen sistema publikotik helduen euskalduntzea ze gaur egun

benetakoa eta egiazkoa dela zailtasunak daude

eta gainera gehiengoak euskal helduak

euskaltegi kontzertatuan ikasten dute hau da estatistikoa da estatistikoa da

horrelako euskaltegietan beraz ez dut uste gure ekimenak topa egiten duen zuek hemen jartzen eztabaidarekin baina guk planteatutakoa bide oso ezberdina da guk eskatzen dugu gauza konkretu bat bermatzea helduen euskalduntzea udal euskaltegi batzuk

eskaera dagoen lekuetan beharrezkoa delako eta zuek hartzen duzue beste bide bat estudioa egitea mapak egitea ebaluazioa egitea

seguruenik baina ez da gure ekimenaren zentzua hau beste ekimen batean

horregatik esan dudan bezala guk abstenitu egongo gara eta

hiru galderei erantzuna ematea eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

horrela ulertu baldin baduzu ba benetan barkamenak

inoren gainetik denok maila parean gaudela eta denok asko daukagula ikasteko baita euskaltegietaz ere eta agian guztioi ere ongi etorriko litzaigukela euskaltegietatik paseotxo bat ematea

hobetzeko eta bestetik ere euskaltegietako egoera gertutik hobeto ezagutzeko eta justu justu zuk esan duzunagatik zure proposamenak ez duelako gurearekin talka egiten horretatik egin dugu egin ditugun proposamenak behar beharrezkoa da argazki bat mapa bat izatea

eta justu eremutik hori dira aldarrikatzen urteetan urteetan

euskaltegien eremua helduen euskalduntzearen eremua gure historiaren emaitza da

baita hemen ere lehiaren kultura gure barruan oso ondo txertatua daukagulako baina beno iraganatzean uzten joan beharko gara iraganetik ikasten joan beharko gara

erantzuten hasi beharko gara gainera are gehiago eremu horretan

adostasun bat dagoenean zentzu horretan nahiz eta hainbat galdera ditugun erantzun gabe

gauza berriak egiten daukaguna konpondu gabe daukagunean

bere progresioa bere sekuentzia dauka bere denboralizazioa dauka logika batetatik eta iruditzen zait ba hemen ez gaudela guztion dirua

botatzeko egoeran eta gainera ere eraginkortasunean hobetu behar dugu batez ere herritar guztiei dagokien euskara jakiteko eskubidea bermatzeko

daukagun anabasa hori anabasa daukagu eta beraiek ere hitz horiek erabiltzen dituzte beraz iruditzen zait gaurko eztabaida oso aberasgarria dela

eta komenigarria dela ere aurreko asteko lege proposamenaren eztabaidarekin batera eramateko iruditzen zait

hitz egin behar dela eztabaida bat eman behar dela eta lan neurrian adostasunak bilatu behar direla euskaltegiek

eskertuko digute baina batez ere herritarrek eskertuko digute zeren herritarrek bizi diren tokiaren arabera baldintza desberdinak dituzte eta horrek ez du laguntzen ez du laguntzen euskarara sarbidea bermatzen eta hemen azken helburua hori da

herritarrak eta ez sareak edo ikastetxeak edo irakasleak herritarrak eta noski gero ikastetxeak sareak eta irakasleak ere kontutan hartu beharko direla

baliabideak dira orduan goazen guzti hori behar den bezala ordenatzera eta

nik ez daukat beste ezer esateko iruditzen zait sakondu beharreko gai bat dela

ez duela zuk esan duzun bezala topo egiten eta oso osagarriak eta bateragarriak direla eta suposatzen dut osagarriak eta bateragarriak direlako zuek ere

duzuela eskerrik asko ubera anderea euskal talde popularraren ordezkaria de bengoechea andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea beno lehen esan behar dudala da hau

eskatzen dizut zerbait gaizki esan badudan baina gauza bat

niri norbaitek zerbait irakasten didanean eske

onena egiten nau benetan niri gustatzen zaidana hau da irakatsi

eta horri berri esatea gauza on pila bat

du zergatik zeren eta zuk hemen dugun mamuak

dugun mamua zuk ez duzu izango eta hori da

askoz begirada berri batekin eta ni

baita askoz irakasten dut baina benetan

gaizki hartuta izan bada barkamena eskatzen dut condescendencia batere

nik behintzat zure hiru galderetatik bi behintzat

erantzun egin dut orduan nik uste dut dena dagoela esanda eta
gure erdibidekoari baietz bozkatuko dugu eskerrik asko de bengoechea anderea

egingo dut begiratu nik ez dut barkamenik eskatuko zeren eta nik ez dut leziorik eman baina

aberasgarriagoa izan da ubera andereak eta bengoechea andereak esan dutena zeuena baino

diskurtso hauek ez dute ezer deigarririk ekartzen ganbara honetara eta behintzat

gauza oso interesgarriak esan dute gero beste gauza bat zure interbentzioan esan duzu bueno

eskatzen dizuegu gure proposamena bozkatzea eta zeuenari

beste taldeekin akordio batera ailegatzeko zeozer bidaltzea edo zeozer idaztea zeuenari heldu

proposamen bat egin du besteok ekarpenak egin ditugu eta azkenean

geureari bozkatu eta besteona pikutara

nik ez dut horrela ulertzen behintzat badakigu zeuek ailegatu ezkero argia

herri hau ez dela beraz zeuen ailegapenarekin

gauzak guztiz hobetu egin dira onenak zarete lehenengo nire interbentzioan lehenengo puntua esan dut

bestiok baino askoz gehiago dakiten norbait dago zeuen taldeak

eta besteei esaten lezioak ez emateko eta zeuek beti etortzen zarete hona lezioak ematera ba ez

berri baten aurka baina sare berri bat egiteko behar baldin bada datuak eduki beharko ditugu hausnarketa bat egin beharko dugu zer gabeziak dauden jakin zein eskariak dauden euskaltegiek dituzten emaitzak jakin ez dakit horretarako azterketa bat edo beste egin beharko da edo gauza egin eta kito gero esaten duzue kudeaketa erresponsable bat egin behar dela

eskerrik asko andueza jauna urrutia jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru anderea

laburra izango naiz nik uste dut lehen esan dizudana etxea oinarrietatik hasi behar izaten da eta bigarren pausua emateko lehena eman behar izaten da lehendabizi

hemen ematen du berrogei urtetan

ni ez noa eztabaida horietan sartzera baina

guk ekarpen garrantzitsu bat egin diogu gaur bere arazo guztiekin

txarra ez den egoera horretan guk ez dugu denbora irabazterik nahi txosten bat eskatuta azterketa bat eginda

errealitateari egoki erantzutea bilatzen dugu eta adostu dugu

adostu dugu iritsi dela momentua dugun hori aztertzeko eraginkortasunean eta zentzuz aritzeko eta dauden kezka guzti

beharbada txostenak egin ondoren eta haien emaitzak izan ondoren beharbada
izango da zuk gaur isiltzen bagara pixka bat mesedez helarazten diguzun

unea nik euskalgintzan eta euskaltegiei eta udal euskaltegi publiko edo pribatuei ematen zaien trataera eta

eztabaidatzen ditugunean beti aforismo bat etortzen zait burura nik ez dakit ezkerreko klasikoak irakurri dituzun

bai bai dauka aforismo bat ez dakit irakurrita daukazun gothari

bai eta aforismoa ezagutuko duzu bakoitzarengandik bere gaitasuna eta bakoitzari bere premia nik uste dut

sareen eztabaidaz haratago gaur egungo gobernuak

aurrekoek ere horrela tratatu dutela ikusita gure herriaren ezaugarriak ezaugarri propioak horretan ere euskalgintzan eta beste hainbat alorretan eta

uste duguna da hor daukagun balorea eta hor daukagun indarra

aprobetxatzeari utzi behar sarritan dogmatikoegiak izaten diren zenbait irizpide
hartuta besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna eztabaida amaitu denez

eta bozkatuko dugu lehenik elkarrekin podemos taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamar eman dugu bozka hirurogei boto aldekoa hamar abstentzio beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako zazpigarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena genero indarkeriaren aurka borrokatzeko tresnak hobetzeko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

baina proposamen zehatz honekin alderdi popularrak genero indarkeriari aurre egiteko baliabideei buruzko proposamena aurkeztu du eta

honek dauzkan helburuak honako hauek direla ahal den azkarren lege proiektua bidaltzea dagokion lege proiektua gobernuak

bestalde genero indarkeriaren aurkako estatu itunaren hausnarketa bidali

bideratu beharko dira programak indartu bestalde eta protokoloak

gobernua baietza ematen duten alderdiekin pena ematen dit azkenean ahoz batez

bat eta beste taldeek bereziki podemosek eta eh bilduk

baina bueno penagarria da alde horretatik

lortu genuela ganbara honetan eta esaten genuen edo agindua ematen genion

bidaltzeko uztaila baino lehenago eta esan behar dugu eta gogoratu behar dugu behar dugu berriro ere nola akordio hauek gobernuak ez dituela

berriro eskatzea edo agintzea bereziki gobernuari

eskerrik asko garrido andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda elkarrekin podemos arana andrea zurea da hitza

aurreratu dauen moduan erdibideko batera heldu gara

egia da azken aldian hainbat legez besteko proposamen eta

indarkeria matxisten inguruan emakume pentsionisten egoera soldata arrakala berdintasun politikak eta hauei egotzi beharreko errekurtsoak lan prekarietatea

sare sozialen bitartez ematen den indarkeria eta abar luze luze bat guzti hauek indarkeria matxistaren barne daude indarkeria matxista dira emakumeen kontrako indarkeria dira batzuk modu sotil batean ezarritakoa eta beste batzuk gordinak eta

indarkeria fisikoa edo heriotza bera eta

eztabaidatu izan dugu azken aldian

ekimen proposamen errekurtso guztiek batzen baitute guztiak baitira beharrezkoak berdintasun eza gure egunerokotasunean aurkitzen baitugu

gure taldearen konpromisoa sendoa da emakumeen kontrako indarkeriaren aurka ez dugu erronka makala hori bai aste honetan bertan indarkeria matxistaren inguruan argitaratutako azken datuak ba bueno xedagarriak dira

biktima izan dira horietatik ehuneko hogeita hamalaua hogeita hamaika urtetik beherakoak gainera

erantzun publikoaren protokoloa araban bederatziehun emakumek baino gehiago gerturatu dira arreta foru zerbitzura bi mila hamazazpigarrena urtean zehar beraz datuak esan dudan moduan erronka makala da askotan esan dut gauzak ez dira egun batetik bestera aldatzen eta gai honetan emakumeen aurkako indarkeria oinarritzen eta iraunarazten duten balioak aldatzea behar beharrezkoa da

guztiz alderantziz emakumeen kontrako bortxakeria ume arotik eta bizitza osoan ahalbidetzen duen sistemaren eta emakumeen segurtasun askatasun eta gaitasunaren kontra egiten du gure artean gure gizartean zoritxarrez oraindik badaude

onartzen dituzten jarrerak eta portaerak eta inoiz baino gehiago arazo larri hau guztion ahotan dago komunikabideek dagokion espazioa eta garrantzia

ematen ari da eta gizarteak berak ere mezua jasotzen ari den pasa den astean

duela hamar urte hau ez zen gertatzen berdintasun eza da bortxakeria ororen oinarrian dagoena eta beraz bortxakeria horren borroka eraginkorrak ezinbestean egon behar du balore aldaketa sakon bati lotuta eta horretan dihardugu lanean ez legealdi honetatik

aitzindari eta adibide izan gara indarkeria matxistaren kontra lan egiten duten elkarte eta programen gehiengoak adierazten duten moduan prebentzioa sentsibilizazioa eta jabekuntza lantzea garrantzizkoak dira

eta guzti honetarako tresnak behar ditugu tresnak eta baliabideak lanean jarraitzea ekarpen berriak jaso

programak sendotzea eta nola ez orain arte hartutako konpromisoak betetzea

inolako autokonplazentzia barik eta jakinik oraindik bide luzea dugula egiteko egia da arana andrea gu eroso sentitu gara

zirelako baina gure ustetan gaurko erdibideko hau positiboa da eta bestelako aurrerapauso bat da hartutako akordioak

gehitu egiten dute arana andrea zuk zeuk esan duzu zure taldeak

dituela berdintasunaren eta indarkeriaren alorrean horietatik

egin gabe edo erantzun gabe dagoela berrogeita bost baino gehiagotik sei baino ez eta ziur nago horietan lanean ari direla

beraz ez da kontraprestazio makala berrogeita bost ekimen baino gehiagotatik oraindik sei erantzun gabe eta ziurrenik

jada horregatik bai nabarmendu nahiko nuke

nola uztailean ekarri beharreko lege proiektu hori atzeratzen ari den eta abar

uste dut uztailean bertan edo ekainean izan zela emakunde berak berdintasun batzordean izan genuela eta

azalpenak eman zizkigun esanez orain arte lege proiektu horren edukia burutzeko eta abar zer nolako lanak egin behar izan diren nik uste dut talde guztiek bat egin genuela momentu horretan positibotzat

uste dugula beharrezkoak direla behar horiek ondo egindakoak izatea patxadazkoak izatea eta beraz uste dut ulergarria dela atzerapen hori horregatik berriro ere eskatzen diogu horrela konpromisoa hartuta dagoelako eta horrela izan behar delako legealdi honetan denbora izan dezagun lege horretan lan

gauzak ondo egin behar direlako ez bakarrik aurrerako prestakuntzak baita ere orain

handi handi bat eta benetan espero dut akordio zabaletara heltzeko aukera izatea beraz eskerrak ematea baino ez dut talde proposatzaileari izandako prestutasunagatik eta elkarlanerako deialdia agin nahi dut beste behin ere elkarlana alderdi politiko eta gizarte

sailen arteko elkarlana erakunde arteko elkarlana eta
bueno elkartegintzarekin baita ere elkarlana besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko bueno garrido andreak duen bezala gure taldeak abstentziora jotzea erabaki du eta hasi nahiko nuke azaltzen abstentzio honen zergatia eta batez ere lehenengo puntuarekin lortutako akordioan azpimarratzen den lehenengo puntuarekin du zerikusia eta zerikusia du ere bai arrizabalaga andreak momentuan

guretzako arin ekartzea baino ondo ekartzea delako kontua eta askotan administrazioak dituen presak eta abiadurak ez doazelako bat kanpoan elkartegintzan mugimenduek izan

honelako lege batek hemen landu beharreko kontsentsu handi bat

baina hori lortu ahal izateko sozializazioa eta kanpoko lana ezinbestekoa izango dela mugimendu feministarekin emakume elkarteekin

emakumeekin eta hori egin ahal izateko denbora behar da eta guk horri eskaini nahi diogu edo eman nahi diogu eskua horri lotu nahi gatzaio eta horregatik jotzen dugu abstentziora ikusten dugulako puntu horrek hartzen duela nagusitasuna arin ekartzeak eta

guk besteari lotu nahi diogu argi dago kontra ez dugula egingo bai uste dugu beno ba orain arte eztabaidatu izan ditugun gai ezberdinak ekarrik dituela eta ez dago txarto norberak ikusten du zerri eman nahi dion

eta indarkeria matxistaz eztabaidatzen jarraitzea eta pleno oro izan behar baldin badu ere horretaz hitz egitea garrantzitsua da eta horregatik abstentzioa eta ez kontrakotasuna baina alde ba ez dugu eskatuko esaten dugun

eta indarkeriaz ari garela arin batean bai azpimarratu nahiko nuke eta hemen adierazten ari zen moduan aspektu eta

gaiari eta hor garrantzitsua dela oso heziketari sexu heziketari heltzea hezkidetzari heltzea eta gaurkoan ba azken asteetan

komunikabideen diskurtsoen erdigunean dagoen gatazka bati edo eraso bortitz bati egin nahiko nioke mentzioa zer kuriosoa justu hezkidetzaz zer kuriosoa

ahalduntzeaz hitz egiten ari garen programa bat hain gogorki

jo puntuan egotea skolaez ari naiz hain zuzen eta zer kuriosoa

ardura duen maría solana sailburua izatea nafar gobernuan eskolta eraman behar duen pertsona bakarra uste dut azpimarratzeko modukoa dela

babes osoa bere taldeari eta honetan lanean ari diren profesional guztiei beharrezkoa delako lehenengo adinetatik adin txiki txikienetatik

pertsona ahaldunduak eta osoak behar ditugu eta amaitzeko azpimarra jarri nahiko nuke ere bai ideologiaren aitzaki merke

zabaltzen ari delako munduan emakumeok ahalduntzea jenero ideologia bezala gaizki identifikatu nahi duten hori zerbait arriskutsua izango balitz bezala eta horregatik jo puntuan egon daitezkeen emakumeen eskubide defendatzaile diren

emakumetatik imeldatik hasita igandean euskal herrian mobilizatu ziren guzti horienganaino eskerrak eta beraiekin egin nahi dugu bidea eta

aurrera egin nahi dugula ahal den neurrian legeak izan ditzakeen hobekuntzarako esparruak identifikatu eta kontsentsu zabalenarekin

eskerrik asko etxebarrieta andrea erantzunen txandara pasatuz

euzko abertzaleak ez du hitzik hartu behar eta eh bilduk
bai etxebarrieta anderea zurea da hitza bai arin batean garrido anderea sentitzen dut baina

jotzen baina berriro diogu eskertzen dela gaia hona ekartzea uste dut inoiz ez dela gutxi honen inguruan hitz egitea

izan ditzakegu eta gainera gu bere garaian ere ez genuen zuzenketarik aurkeztu ikusten genuelako zein zen zuentzako funtsa eta hori errespetatuta guk berriro azpimarratzen dugu guretzako prozesu parte hartzailea ganoraz egitea denboraz egitea mugimendu feministarekin egitea dela garrantzitsua lege horrek

aurrera egiteko eta aipatzen zen moduan ere nahikoak edukitzea ere oso garrantzitsua da hauek egikaritu ahal izateko eta aurrekontuaz ari garela ere bai beste batzuei ere kentzea egoteko aukera egongo litzatekela gaurkoan adibide negargarri bat ikusi dugulako zeinak indarkeriaren biktima direnen

eskolaz ari naiz biktima rebiktimizatu egiten du prentsaurreko batean eta honelakoei hezkidetzarako laguntzarik ez eta beraien proiektu baztertzaileak garaitzeko inolako laguntzarik ez mila esker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

hirurogeita sei eman dugu bozka berrogeita bat boto aldekoa hogeita bost abstentzio beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa jarraian adierazpen instituzional bat irakurriko dut

eusko legebiltzarrak europako batzordeari nazio batuen idazkaritza nagusiari eta haren segurtasun kontseiluko kideei eskatzen die

eta jerusalemgo palestinarrak jasaten duten jakinaren gainean egindako diskriminazio sistematikoa amaitzeko

segurtasun kontseiluko presidenteari eskatzen diogu bermatu dezatela nazioarteko zuzenbidea betetzen dela eta har ditzatela neurriak

israelen lege eta praktika diskriminatzaileak amaitzeko europar batasuneko eta

inplizituki berarekin dakarten ekintzak hartzea

beste jerusalem kanpainarekin bat egiten du eta kanpaina horren